osoko bilkura ekingo dugu gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko eta saltoki handiak antolatzeko lurraldearen arloko planaren lap hainbat xedapen bertan bera utzi duen epaiaren inguruan eztabaida eta behin betiko

epaitegi gorenak bi mila hamabostko irailaren hiruan emandako epai batek bertan behera utzi zuen jarduera ekonomikoetarako

lurraldearen arloko planaren hainbat xedapen zehazki saltoki handien kokatze askatasuna murriztu edo mugatu egiten zuten xedapenak

honek europar zein estatuaren arautegia urratzen zituen hain zuzen ere

eta hamazazpi barra bi mila bederatzi legea epaiak bere bigarren puntuan horrela esaten zuen hitzez hitz

jaurlaritzak oraingoak eta aurrekoak uste du lap edo ptsak ez duela

elkargo autonomoaren auzitegi gorenak iritzi berekoa zen eta horrela adierazi zuen aurreko epai batean bi mila hamalauko uztailan emandako epaian

edozein kasutan ez ginateke egoera honetan egongo jaurlaritzak etxeko lanak bete izan balitu

eztabaidagarria da baina egia da ere aurretik ez dela lana egin egin behar zen moduan eta hori esaten dugu porque según disponía la disposición

gorenaren epaian amaitu den bidea hasi zen ez gara geldituko orain lehenaldiari begira edo lehenaldiko

goazen aurrera begiratzera goazen eskuartean daukagun arazoari begiratzera eta batez ere

aztertzera unibail enpresak garbera merkatalgunearen jabeak

aipatutako erabakiaren aurka eta azkenean lortu du gorenak arrazoia ematea orain dagokiguna da epaiak sortu duen egoera zaila kudeatzea

ez dago azalera handiko merkatal gune berrien ezarpena araurik uste dugu egoera hau oso larria dela dudarik gabe gurean badago mota honetako superfiziek eskaintzen duten zerbitzurako eskaera bat

gaur egun dagoen eskaintzarekin kontrolik gabe inplantazio berrien biderkatzeak ondorio larriak ekarriko lituzke maila sozioekonomikoan

argi gelditu dena besteak beste gauza bat da legediak nazioarteko europako legediak eta estatuko legediak onartzen du

ezarpena mugatzeko eskubidea daukatela onartzen dute gorenaren epaiak argi usten du baina noski jartzen ditu baldintza batzuk

bertan behera uzteko arrazoia ez dela mugatze bera baizik eta mugatze hori arrazoitzeko argudioak

la decisión política para ello eta horregatik gaur ekarri dugu proposamen zehatz bat horretarako guk ekartzen genuen hona proposamen bat hiru eskaera zehatzekin hilabeteko epean eskatzen genion jaurlaritzari aurkezteko

proposamen bat eta proposamen horretan eskatzen genion beharrezko moldaketak egitea legediak baimentzen dituen irizpideak erabilita lehengo egoerara bueltatzeko hau da ez genuen eskatzen legetik kanpo zegoen ezer baizik eta

dauden tresna legalak lehengo egoerara bueltatzeko

horretara heltzeko uste dugulako eta jakin badakigulako ez dela erraza prozedura kasu honetan batzutan konplexuak dira besteetan arindu daitezke baina gobernuak segun eta ze estrategia edo ze planteamendua zeukan

zehatz bat eskatzen genion eta eskatzen genion ere bitartean eta prozedura hau amaitzen zen bitartean eskatzea udal instituzio guztiei ez sartzeko

neurriak edo aldaketa legislatiboak egiteko eta eskatzen genion ez gaudelako seguru

jaurlaritzak daukan jarreraz ez gaude seguru eta ez gaude fidatzen irakurrita ikusi arte konpromezu zehatzak ikusi arte teorian

gehiago komentatu digu merkataritza txikiaren defentsan dagoela baina zoritxarrez ikusten dugu bere praktika sarritan ez doala bide horretatik eta badaude beste arrazoi batzuk

garbi jakitea gobernuak zer egiteko asmoa zeukan

proposatzen dugun proposamen legala eta bideragarria guztiz dena berreztea erredakzio honekin guk proposatzen dugun eratan edo beste forma batean behin eta berriro beste taldeei espresatu diogu gure

ekiditeko baina eskaera argi eskatzen genuen argi konpromiso argi bat

beti ere irizpide legalak txertatuta gaur argi hitz egiteko aukera geneukan eta badaukagu bakoitzaren posizioa adierazteko

behintzat ala izatea uste dut alderdi batzuk garberari neurriko jantzi bat egiteko hartu zuten abiadura argitasuna eta prestutasuna

eta hau esaten dugu zoritxarrez pasatu diguten edo transatu den kontra proposamena gure ustez kontra proposamen hutsala delako

eskatzen da adaptatzea direktibari baina adaptazio horretan

argi dago merkatalgune handien ezarpena mugatu daitekeela era legal batean argi dago muga hori ezarri behar dela interes orokorreko arrazoiak direla medio

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

anderea euskal sozialistak elola jauna zurea da hitza

arratsalde on lehendakari jauna sailburu anderea arratsalde on guztioi

gaur argi hitz egiteko aukera dugu beti hitz egiten dugu garbi

beste gauza bat da zuei gustatuko zaizuen edo ez guk esandakoa me gustaría escuchar posicionamientos claros

sorrera pnlak ezartzen zituen mugen ondorioz kaltetutako zuk aipatu duzun

egindako helegite baten ondorioa da helegitearen zenbakia

ez dirudi batere logikoa denik zeuk aipatu duzun bezala

birformulazio berrian antzeko irizpideak finkatzea

eta daudenak zabaltzen badituzte gogoratuko dizut

zuek beste ohitura batzuk dituzue eta zuek aldarrikatzen duzuenean gehienetan behintzat nola edo hala zeharka gainditzea izaten da

zuzenean donostiako udalak bultzatzen ari den jarduera baten kontra doala garberako saltoki handia handitzearena hain zuzen

ez da logikoa gure inguruan sortzen ari diren aldaketak kontuan ez hartzea

baiona inguruan sortzen ari den gune komertzial handi horiek kontuan ez dituzue edukitzen zuek aipatu duzue donostiako garbera zioan esaten duzuen bezala eta bilbondo baina baiona zuek

eta sortuko diren gune horiek hain zuzen konpetentzi zuzena izango direla donostialderako

eta txingudi alderako eta horixe da guk babesten duguna aukera hau eta legez jatorri honetako bezeroek eragin handia dute

frantziatik datozenak donostialdera garbera

handitzeak ez du atzera botako alderantziz etorraraziko dituzte frantzian baionan egingo diren zentro komertzial hauek eramango dituzte hemendik hara eta donostiarrok gipuzkoarrok euskaldunok

jakingo duzun bezala hitzarmen bat bai ondo dakizue hitzarmen bat egin dute

eta lanketa bat enkargatu diote ikei enpresari lanketa horretan eta zenbakitan

aipatuko ditut eta nik uste dut kontuan hartu beharrekoak direla

eta motzean egiteko denbora pasatu egiten delako esaten du los nuevos

handik honantz etortzen direnak eta hemengo komertzioan diruan lagatzen dutenak edo indartzen dutenak actualmente realizan

hori ere kontuan hartu beharrekoa da beraz premiazko da tokiko denden gaitzei aurre egiteko ordain modu berriak aztertzea ez

interesgarriagoak diren formulak badaude ere merkatal azalera mugatzea posible ez denean erabiltzen diren horiek

merkatal azaleraren barnean tokiko dendak sustatzea merkatal lagunek esleipendunak bertako

kaltetutako inguruko auzoetan ekintza bereziak martxan jarri kaltetutako

alde tokiko enplegua bultzatu enplegu planen bitartez

adibide bat da donostiako sustapen sailak bultzatu duen hitzarmena

eh bildu barkatu pnv esaten dugu pse ere bai

beno bale bale barkatu gaizki esan badut barkatu saiatuko naiz ondo esaten

zuek orain sinatuko duzue udaletxeen legea eta ez duzue konfiantza hori azaldu nahi donostiako udalari bere erabakiak hartzen bere plan orokorra aldatzen legeari ez orain egokitzeko bere asmo hauei ez duzue hori pentsatzen eta nik ez dakit

morroitzapean jarri nahi duzuen eusko gobernutik diputaziotik edo

zuek gaur nahi duzuen erabaki honekin edo proposatzen duzuen honekin

eta gero jarraituko det eskerrik asko eskerrik asko elola jauna

eskerrik asko aldaiturriga jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak elola jauna zurea da hitza

badauzkazula inkestak eta halakoak eta luzatuko dizkidazula nahi baldin badut bai luzatu dizkidazu eta guk kasu egiten ditugu dokumentuei baina nik aipatu dizkizut baita ere eta nahi baldin baduzu pasatuko dizut ikeik egindako ikerketa bai hala esan dut baionari buruz eta horrek zer eragin izango duen

orain gipuzkoan euskadiko gipuzkoako herrialdeei buruz ari gara gehien bat

dagokion momentuan hitz egingo dugu bizkaia eta arabaz ere zeren eta azkenean hemen bete beharrekoak

proposamen zehatzak egin dituzu eta nik proposamen zehatza horiei

aipatzen duzu hilabetean proposamen bat ekartzeko

uste dut erantzun dizula zuen asmoa hilabete baten ahalik eta azkarren gauzak presentatzeko eta egiteko gure ustez da zeuek donostiarrei

gainditzeko eta haien aurretik jartzeko galarazteko beraiek egin duten proposamena beraiek egin duten hitzarmena

eta hala gaude zeren eta zuk aipatu duzu nola sozialisten izenean beno sozialismotaz hitz egingo dugu bestea batean zuek sozialismoaren

askotan hitz egin duzue eta zuen lagunak izan diren sozialistak eta ezkertiarrak akabatu izan dituzte o sea que sozialismoa hori baldin bada nik ez dut bat egiten zuen sozialismoarekin esaten ari nintzena alfonbra gorria jartzen ari garela garberari

hain zuzen gu larunbatean lasartera goaz

omenaldi batera bai jauna eta ezker abertzaleak hil zuen froilán elespe

hilobira goaz ezker abertzalekoak hildako zinegotzi baten hilobira goaz beraz ez esan guri zer izan behar den ezkertiarra edo ez guk

zeren eta hitzarmen horrekin gure ustez eta guk ez gara galarazitzaileak ez dugu galarazirik

garbera eta donostialdea egiten ari den hitzarmen horri ez dugu galarazi nahi

eta onurak ekarri dituelako gipuzkoara eta lasaiago hitz egingo dugu nahi baduzue ziurrenik ez duzuela nahiko

zentro komertzial handi hauentzat eta guk esaten dugu legeak eta sententziak bete beharko dela noski lanketa bat egin behar dela noski

gobernuak nahiko lasai egon dela orain arte eta agian ez da denbora askorik egongo legegintzaldi hau bukatzear dagoelako

aipatzen duzue lizentziak ez ematea aipatzen duzue plan orokorrak ez mugitzea

beno eta zer askatasun nahi diozue eman udalei zer muga jarri nahi diozue udalei

plan orokorrak aldatzeko edo aukera izateko zuengatik

bai eta garbi esan dut kronogramari buruz hilabete horri buruz

nik uste dut gaur egun batzordean edo gobernuak aurkeztu beharko duela

ekartzea mahaira eta oraingoz besterik ez eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko aldaiturriaga jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamaika ez ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena kultura ekintzaileari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

dauka hitza sí

beste batentzat lan egitea edo norberarentzat lan egitea enplegua izateko bi era ezberdin baina bata bestea bezain baliagarria

gai ez garen bezala denok norberarentzat lan egiteko ere ez gara gai eta enplegu politikak ezin dira abiatu guztiok ekintzaileak izatera ekintzaileak hainbat trebetasun izan behar ditu eta jarrera berezia ere izan behar du negozio ideia bat abian jartzeko

bai familian bai eskolan hezitzen gaituzte beste batentzat lan egiteko aldiz

geure ideia abian jartzera eta horretarako behar diren gaitasun horiek garatzera gaur egun goi mailako hezkuntzan

heziketa ikas zentroetan urrats bat esate baterako edo

lehenengo eta bigarren hezkuntzan gehien landu beharko liratekeen

ekintzailetzarako behar diren gaitasunak beti ez direla era integral batean lantzen are gehiago lantzen diren gaitasunak batez ere ekintzaile mota zehatz bati begirakoak baino ez dira norbanakoaren lehiakortasuna anbizio ekonomikoa eta abar

eta ideia horrekin lotzen dut gaur adierazi nahi dudan bigarren ideia zer motatako ekintzailetasuna

normalean ekintzailetasun kulturari buruz hitz egiterakoan bai programa ezberdinetan bai ekintzailetasunari buruzko

gaur egun milioi gehien dituzten zerrendetan agertzen diren enpresari arrakastatsuenen adibideak dira nola hasi zen amancio ortega inditex taldearen jabea adibidez edo steve jobs appleko sortzailea gaur egun enpresari arrakastatsuenetarikoa da

izugarri zekena izan gaur egun arrakastatsuak diren enpresarien zerrenda guztietan agertzen direnak beraien fakturazioaren arabera edo hobeto esanda etekin ekonomikoaren arabera zifra monumentalak lortzen dituztenak dira baina

izan duten jarrera edo izugarrizko etekin horiek nola lortu dituzten zer nolako esklabutza motara makurtu dituzten

dituztenak esate baterako edo produktu horiek ekoizteko ingurumena errespetatzen duten ala ez

diren irizpideak lortutako kapitala

eta zer esan beste behin arlo honetan ere zerrenda horietako emakumeen inbisibilizazioari buruz ez daude ala norbaitek badaki

bai tristea ezaguna izatea la mujer de izateagatik edo norbaitek

adibidez inbisibilizazio hauek ere ez dira kasualitatez ematen

eta ekintzaile sozialaren arteko ezberdintasun nagusiena da lehenak etekin ekonomikoa duela helburu bakarra eta bigarrenak aldiz eraldaketa soziala gizarte berdintsuago eta justuago

xede zorionez araban bizkaian eta gipuzkoan jada abian jarri dira ekintzaile sozialek sortutako ideiak eutokia adibidez mota horietako bat da oso ekimen

baina zoritxarrez oraindik gutxiengo bat dira gure ehun enpresarialean ia ia salbuespena

horregatik mota honetako ekimenak sortzeko beharrezkoak diren gaitasunak eta baloreak txikitatik garatzeko

kontuan izan behar dira ekintzaile kultura sustatzerakoan aurreko guztiagatik gure zuzenketa erroldatu genuen eta horrela dio legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio ekintzailetza kultura sustatzeko programak habian jartzea

lankidetzan baloreetan oinarrituta bereziki gizarte ekonomiaren ezaugarriak zabalduz

garrantzia handikoa iruditzen zaigulako ekintzailetasun kultura sustatzerakoan

sustatzea sortzen dugun ehun enpresariala zuzenki lotuta dagoelako gizarte ereduarekin eredu sozial eta justuago bat eraikiko dugu eredu horrek mantendu beharko dituen ardatz guztiak printzipio horietan oinarritzen diren heinean

hiru taldeen arteko erdibideko bat sinatu da eta guk bozketa

erdibideko horren inguruan nahiz eta gure irizpidea edo

barneratuta ez den gelditu puntuka bozkatzea onartuko

lehenengo puntuan abstenituko

nahiko nuke bata ekintzailetasuna gure ustez ezin da inolaz ere langabezi tasa altuarekin bukatzeko tresna magikoa ez delako eta ezin delako izan errezeta magikoa denontzat

proiektu enpresarial bat abian jartzeko eta are gehiago ikusi dugu adibide ugari non prekarietatean dauden

enpresarial proiektu bat abian jartzerakoan beraien prekarietatea areagotzen baino ez denean

gizarte ekonomian oinarritutako

indikadore bat bezala sartzea beraz horregatik gaur baietza emango diogu

sakontzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu

eskerrik asko zulaika anderea euskal sozialistak taldearen

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales anderea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu anderea

enpresa sorkuntzari laguntza emateko euskal sistema honek ondo funtzionatzen du eta etengabe ari da hobekuntza prozesuan

erakunde arteko koordinakuntza eta sostengu tresnen inguruko enfasiarekin egia da merkatal elkarteen tasaren hazkunde erritmoa moteldu egin dela baina gure testuinguru ekonomikoan finkatu behar gara eta ez hainbeste enpresa sorkuntzaren jarduerei

sostengu planak fruituak eman ez izatean hala ere birpasatua eta bultzatua izatea eskatzen dugu horrela

konparaketak onak ez direla esaten dute baina kasu honetan nire ustez planteamendu ez egokia daukate euskal sistema kalitatezkoa da kantitatezkoa baino gehiago baina bizi iraupen tasa

hauxe da benetan garrantzitsuena gure ustez eta gaur hau egiaztatzeko aukera izango dugu en euskadi el emprendimiento debe medirse a nuestro entender

etengabe ari dira lanean enpresa berrien sorreran lagunduz eta enpresen itxierak saihesten saiatuz

enpresen sorreraren erritmoa berez bera ez daukagula orain baina egia da ere itxi behar duten enpresen kantitatea murrizten doala erritmo oso onean gaurko egunean gobernuari erakunde arteko legea eta plana ebalua dezan

aurrera jarraitu ahal izateko eta beharrezkoa izatekotan ere konplexua izaten jarraitzen duen inguru ekonomiko mundial honetan ekonomiaren suspertzea ahalik eta arinen bizkortzeko beharrezkoak diren neurriak ezartzea ere

ikusi dugu noski baina euskal ikuspegi orokor batetik giza ekonomi inguru ezberdinen arteko konparaketek hutsegitera eramaten gaitezke batez ere giza ekonomiaren garapen

diren ekonomi eta industriaren inguruko politiken analisia egiten ez badugu eskerrik asko eskerrik asko
corrales anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoak hitzik hartu behar du

eskerrik asko ruiz andrea zulaikak ez du hitzik hartuko corcuera bai zurea da hitza

zurea da hitza eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu anderea respecto a la

eskerrik asko eskerrik asko corrales anderea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da arazorik badago por puntos no ondo ulertu badut lehenengoa alde batetik eta bigarrena eta hirugarrena

bale lehenengo puntua bozkatu dugu orduan bozkatu dezakegu

hogei abstentzio ondorioz onartuta geratu da lehen puntua jarraian bigarren eta hirugarren puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi bai aho batez onartu dira bi eta hiru puntuak